osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua irakurraldi bakarreko prozeduraz euzko abertzaleak eh bildu euskal sozialistak euskal talde popularra eta mistoa upyd legebiltzar taldeek egindako estatuko gorte nagusietarako lege ekimena baliatzeko lege proposamena amiantoaren biktimentzat konpentsazio funts bat sortzeari

apirilaren hemeretziko mahaiak ezarritakoari jarraituz legebiltzar talde guztiek eskatuta ekimen hau osoko bilkuran azterraldi bakarreko prozeduraz tramitatuko da

daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta besterik gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan nork parte hartu nahi du eskua altxa mesedez edo azaldu mesedez

aldeko txandan bale

talde popularrarekin lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna blanco andrea zurea da hitza

eh bilduren osoaren izenean elkartasuna eta babesa adierazi nahi diot hasier arraiz lankide eta lagunari

baina zorionez ziur naiz hasierrek legebiltzar honetatik kanpo ere bere ekarpen politikoa egiten jakingo duela egun on guztioi

berriro ere areto honetara gaurko honetan une historiko bat bizi izatear gaude legebiltzar talde guztiok aho batez aurkeztu dugu estatuko gorte nagusietarako lege ekimena baliatzeko lege proposamena amiantoaren biktimentzat konpentsazio funts bat sortzeko oraingo honetan

gai batean historikoa zalantzarik gabe beraz proposamen hau aurkeztu dugun modua poztekoa da

benetako gakoa proposamena bera da gaixoen egoera ezagutzen dugu askotan hitz egin dugulako eta ponentziaren txostenean luze hitz egiten da

eta ez dago inolako zalantzarik gaur bide luze baten amaierara heldu garela estatu espainolean parlamentu bakar batek ere ez du aurkeztu proposamen zehatz bat gai honen ingurukoa egia da hainbat legegintzalditan amiantoaren kezka mahai gaineratu dela baina jakin badakigu

eskatzen dutena gobernura heltzen direnean ez dutela betetzen beraz esan dezakegu amiantoak eragindako kaltetuek ez dutela ez erantzunik ez kalte ordainik ezta errekonozimendurik ere horregatik

ari garen pausoa poztekoa eta balioan jartzekoa da lehendabizikoz eta aho batez estatu espainolari eskatzen zaiolako konpentsazio funts bat sortzea amiantoak eragindako gaixoei kalte ordaina emateko

konpentsazio funtsaren bidez erdietsiko da bide judiziala itxita duten familia edo langileek

kaltea konpentsatua ikustea eta kalte ordaina lortzea bazen garaia

kaltea eta kostea ez judiziala bakarrik baita emozionala ere konpentsatzeko ezin dugu ahantzi beste askotan ere

familia horien sufrimendua benetan oso egoera gogorra bizi behar izaten dutelako eta konpentsazio funts honekin egoera konpondu ez bada ere gutxienez arinduko da legebiltzarrean adostu dugu funtsaren beharra baita eredua ere

arautzen duen legearen oinarritzen da eh bildurentzat onartuko dugun proposamenak neurri handi batean jasotzen du azken sei urte honetan

eskatu izan digutena ez dugu amaitu nahi kaltetuak

eskertzekoa delako kaltetuek gurekiko izandako pazientzia pertseberantzia eta elkar ulertzea amaitzeko amiantoaren inguruan

isila dela eta zoritxarrez gizartea ez da horren jabe isila denez isilik pasatzen da gizartetik inor edo oso jende gutxi entzun gabe eta gaurko honetan kaltetuen bozgorailua izango gara

entzun dezaten eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea aiartza jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on

pasatuko dugu bototara jartzen da lege proposamena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai bat

beraz onetsita gelditzen da amiantoren biktimentzat konpentsazio funts bat sortzeari buruzko legea

eh bildu legebiltzar taldeak egindako lege proposamena etxebizitzari buruzko hiru barra bi mila hamabost legea aldatzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko

aldeko txandan nortzuk parte hartu behar duzue aldeko txandan

beste inork ez beste inork ez eh

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on guztioi egun on lehendakari eta sailburu jauna

eztabaida ikustera etorri diren herritarrei ere

eta lege hori orain dela gutxi indarrean sartu zela uste dut azalpen bat eman behar dugula zergatik aurkezten dugun lege proposamen hau

legea indarrean sartzerakoan eta arazo hori sortu zen etxebizitza legea bera onartzerakoan

alegia gobernuak guretzako adierazi duen murrizketak egiteko borondatearekin eta azalduko naiz orain arte etxebizitza

jasotzen zutelako etxebizitza prestazio osagarri bat hori zen etxebizitza gastuak ordaintzeko zuten diru sarrera bakarra

eskubide subjektibo bezala bermatzerako orduan prestazio ekonomiko berri bat ezartzen delako eta prestazio berri horren araudia bai legean jasotan zegoen bezalaxe baina bereziki gerora gobernuak

dekretuan jasota dagoen araudia edo garapena ez du bermatzen orain arte etxebizitza prestazio osagarri hori kobratzen zuten pertsona guztiek

zeresanik ez orain eskaera berriak egiten duten herritarrei araudia aldatzen direlako baldintzak aldatzen direlako txarrerago gure iritziz hori lehenengo azalpen bezala baina honekin azaldu behar dut ere

etxebizitza legea lege txar bat denik guretzako ez baita horrela jarraitzen dugulako aldarrikatzen lege horren beharra gaur egun

eta etxebiden izena emanda etxebizitza eskubide aldarrikatzen

izena emanda daudenean beraz argi dago beharrezkoa dela lege bat egoera hori iraultzeko

dituena eta hori da hain zuzen ere lege horretan

gauzekin batera egiten zena tresna zehatzak ezarri hutsik dauden etxebizitzak okupatu ahal izateko adibidez kanon bat ezarriz derrigorrezko alokairua ezarrik

ezarriz beharrezkoak diren neurriak guretzako jabetza pribatua ezin delako lehenetsi oinarrizko eskubideen gainetik gainera espainiako gobernuak epaitegi konstituzionalaren aurrean ezarritako errekurtsoak agerian

asmatu egin genuela legea onartzerakoan errekurtso horren argudio nagusiena delako jabetza pribatuaren eskubidea erasotzen dugula lege honekin eta bai hor dago gakoa guretzako eta hor asmatu genuen etxebizitza jabetza pribatua delako

baina funtsezko eskubidea den heinean ezin da espekulaziorako ondare bezala erabili eta zoritxarrez gure herrian hemen ere eta botere publikoaren konplizitatearekin

botere publikoan esku hartze zuzenarekin espekulazio produktu bat bihurtu delako eta egoera horri buelta emateko

egin genuena legearekin beraz guk jarraitzen dugu defendatzen lege horren beharra eta jarraitzen

gaur egungo egoera aldatu ahal izateko baina horrek ez du esan nahi gauza guztiak ondo daudela eta behin indarrean sartu denean konturatu izan gara

sortu dituela kolektibo konkretu batzuengan berez lege on bat baina akatsa batzuekin erraz konpondu ahal ziren akatsak

baina argi geratu da etxebizitzaren prestazio osagarriaren kasuan eta legeak sortzen duen prestazio ekonomiko berriaren kasuan

borondatea eskubideak murriztea legeak

onartzen dietenei momentu horretan etxebizitza bat eskaini ezin badie prestazio ekonomiko bat jasotzeko eskubidea onartzen dietelako herritar arazoa sortzen da prestazio berri horren eta gaur egun existitzen den etxebizitza prestazio osagarrien bateragarritasuna arautzerako orduan legean

dekretu baten bitartez garatu behar delako prestazio ekonomiko berria berez aukera guztiak zituen gobernuak

batean gaur egun etxebizitza prestazio osagarria arautzeko dauden xedapen edota baldintza berdin berdinak jasotzeko baina ez

aplikatzea erabaki du baldintzak aldatzea txarrerako eta bai

agindu zuzen bat emanez gobernuari gai honetan gai hau arautzerakoan murrizketarik ematen ez dela bermatzeko baina sentitzen dugu gai honetan ez gara gobernuaz fidatzen ez zuten etxebizitza lege hau nahi eta euren eskuetan dagoen guztia egingo dute ez aplikatzeko aplikatzen dutenean legea bera zalantzan jartzeko eta legez besteko bat bete dezakete ala ez ez litzateke

legez besteko proposamena izango eta zoritxarrez ez da izango azkena ere ez horregatik lege proposamen batekin arazoa jatorritik konpontzea

honekin proposatzen duguna da momentuz etxebizitza prestazio osagarria eta etxebizitza prestazio ekonomiko berria elkarbizitzea bata

eta bestea berria etxebizitza eskubide subjektiboari lotuta eta araudi berri batekin elkarbiziz baina ez bateragarriak logikoa denez

izan zela hain zuzen ere etxebizitzaren arazoari era estruktural batean heldu bitartean sortutako diru laguntza bat baina onartuko didazue

inora konpondu lege bat egin genuen noski baina momentu honetan euskal autonomia erkidegoan etxebizitza arazo estruktural bat bezala jarraitzen du izaten beraz ez da konpondu eta pentsatzen dugu zentzu osoa daukala

lehendik existitzen zen etxebizitza prestazio osagarria egon ahal izateko arazo gehiago ez sortzeko momentu honetan arazo larriak dituzten herritarrei

gaur egun prestazio osagarria kobratzeko eskatzen ez diren baldintzetan eta aplikatuz gero murrizketak izango zirenak adibidez legean

lau urte egon behar izatea izena emanda etxebiden eta ez gaur egun etxebizitza prestazio osagarria kobratzerako

dena alegia soilik erroldatuta hiru urte egotea ez da eskatzen etxebiden lau urte egon behar izatea izena emanda

eskaera horrek kolektibo batzuei etxebizitza prestazio berrien

utziko baititu paperik gabekoentzat adibidez edo separatu edo dibortziatu diren kolektiboentzako ere arazo bat sortuko zelako kasu honetan arazo edo baldintza hauek

baina legeak esaten zuen dekretu berri bat egin arte

berria bere horretan jasotzen zuela baldintza hau eta uste dugu hori aplikatuz gero

murrizketa bat izango dela zalantza barik beste arazo batzuek ere daude aplikazio berriarekin edo

prestazio ekonomiko berrian prestazio hori jaso ahal izateko etxebiden soilik alokairuan izena emanda egon behar delako

alokairuan eskatzea etxebizitza eta ez jabetzan arazoa da

zein izan den errealitatea badakigu non eman dugun izena etxebiden apuntatzerako orduan gure herrietan ez zirelako egiten alokairuzko

alokairuzko etxebizitzak egin direlako beraz etxebiden izena ematen genuenean

ia ia aukerarik alokairuan etxebizitza publiko bat eskuratu

alokairuan izena emanda egotea arazo bat sortu

zalantza barik guretzako eta azkenik beste arazo bat sortzen dena araudi

eskatzaile berriei edo etxebizitza prestazio osagarria berritu behar dutenei aplikatuko zaien araudia berribat delako

euren prestazio hori berritzera joaten direnean

berriak galdu ahal dutelako eskubide hori berez proposatzen dugun lege proposamena jatorrira doa arazoa konpontzerako orduan bide bat da beste batzuk daude besteak beste dekretua beste

batzuekin egitea baina momentu honetan ikusten dugu bide hau proposatzen dugun bide hau eraginkorrena dela murrizketak ekiditeko

bakarrenen murrizketak ekiditu ahal izateko dekretua

hainbat murrizketa ekiditu ahal direlako bai onartzen dugu hori horrela dela baina gure lege proposamena onartu ez gero gaur egun etxebizitza prestazio osagarria kobratzen dutenentzako eta kobratzeko eskubidea dutenentzako

eta gero borrokatu dezakegu edo eztabaidatu dezakegu gobernuarekin zein baldintzekin atera behar diren dekretu berria baina behintzat

edo hasieratik eskubideen galera bat eman barik horregatik pentsatzen dugu bide hau lege aldaketaren proposamena eraginkorrena dela

etxebizitza prestazio ekonomiko berri hori eztabaidatzerako orduan baina momentuz elkar biziz bateragarriak ez egin baina bai

etxebizitza prestazio osagarria eta legeak ezartzen duen prestazio ekonomiko berria eskerrik asko maeztu jauna kontrako txandara pasatuz

eztabaida amaituta botoetara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

ondorioz ez da aintzat hartu lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko gara maneiro jauna zurea da hitza

hace aproximadamente un mes gracias eskerrik asko maneiro jauna llanos andrea alderdi popularretik zurea da hitza

anderea euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburu jaunak legebiltzarkideok egun on guztioi

aurkeztutako etxebizitza legea aldatzeko lege proposamenari

euzko abertzaleak taldeak ezezko botoa eman dio ondoren azalduko ditudan arrazoiengatik

dago gobernuak gai honi buruz emandako irizpideekin gobernuak eman dituen arrazoiekin konforme gaude arrazoi horiek

gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu eta euskal sozialistak legebiltzar taldeek egindako lege proposamena

erizainen jarduerari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez

diogu aldeko txandan nortzuk parte hartu behar duzue aldeko txandan

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

y aprobemos esta cuestión zure esku dago eskerrik asko roncal andrea

egun on guztioi gobernu espainolaren erasoen eta ekintza deszentralizatzaileen aurrean eh bildu ez da eskuak gurutzatuta geratuko gure eskuetan dagoen guztia egiteko prest gaude

asumitzeko ere etengabe madrileko erasoen aurrean gure egunerokoa hankaz gora jartzen duten inposizioen aurrean badugu zer egiten badugu zerbait

eta ez badugu ezer egiten eta gobernuak gobernu honek ez badu ekimenik hartzen helarazten zaien mezua gobernu honetatik herritarrei da legebiltzar honek ez duela ezertarako balio

jaurlaritzak ez duela erabaki gaitasunik eta madrilen hartzen direla erabakiak eta ez gure gizarteko parametroen baitan

horien aurrean gure herritarrak babes gabe uzten dituela legeak hala esaten

atzera legea gora eta legea behera legeen aurrean ezer egiterik izango ez bagenu bezala legeak zerutik jausiko bailitzan ba jarrera hori baldin bada ez duzue pentsatzen hoberena litzatekeela

disolbatzea horrela txanpon batzuk aurreztuko genituzke eta madriletik zuzenean gobernatu eta listo mediatzailerik gabe bitartekorik gabe eta barkatuko diguzue baina hori ez da gure jarrera hori ez da eh bilduren jarrera hori ez da guk nahi duguna

guk gure burujabetzan gure autogobernuan sinesten dugu eta guk gure erabakiak hartu nahi ditugu gure herritarren mesedetan

izanik horregatik eta ikusita eajren gobernuak ekimenik

osoko bilkura honek hartutako akordioak bosgarren puntuan jasotzen zuen jaurlaritzak legezko eta arau bidezko lege baliabide guztiak

ez dituela erabili ikusita osasun sistema

zein pribatuan eta osasun sistematik kanpo egunerokoa hankaz gora jarri duela dekretuak eta abar luze bat aurreko eztabaidetan mahai gaineratu

gure osasun arloko profesionalei erizainei babes juridikoa ematea delako gure erantzukizuna lege proposamen hau egitea erabaki genuen

agertu zen eta eskertzen diogu benetan izan duten jarrera gobernuari eta gobernu honek ez baldin badu hartzen legebiltzar honi dagokiolako ardura politikoa asumitzea eta

aurre egitea erantzukizun hori ezin dugu utzi administrazioko langileen bizkar

legebiltzarkideok gobernuak inolako ardurarik ez hartzea eta orain arte hori da egin zaiena beraz bada garaia

erantzukizuna hartzeko eta madrili aurre egiteko guk gure lege propioak garatuz gure burujabetzan urratsak emateko gure herritarrei erantzun egokiak emateko gobernuan egon izan bagina dekretu bat egingo genuke kataluniak

erizainen eragileekin adostu duen bezala dekretu bat egitea madrili aurre egiteko

ekarri dugu bitarteko bat emateko gure osasun arloko profesionalei madrili aurre egiteko eta egunerokoan

hori ekarri dugu eta gaurkoan ez naiz edukietan sartuko baina bai gustatuko litzaidake ardatz nagusiak eta lege horrek jasotzen dituen eduki nagusiak

azaltzen hasi aurretik prest gaudela prest gaudela tramitazioan eztabaidari elkarrizketari eta akordioari ateak irekitzeko eta guztion artean

hobetzeko tira ardatz eta edukietan sartuko naiz helburu nagusia gaixoen segurtasuna eta onura da eta horretarako eaeko osasun sistemaren prestazio farmazeutikoaren alorrean erizainen jarduera espezifikoak zehazten ditu lege proposamen honek

ahalbidetzen digu lege proposamen honek talde lana dauka oinarri diziplina anitzeko elkarlana prozesuen integrazioan eta laguntzen

eta espezialista desberdinek emandako laguntza prozesuak zatikatzea edo gain jartzea erizainen funtzioak jasotzen

ez bakarrik osasun sistema publikoan osasun sistema guztian

beste esparru batzutan ere jarduten dutelako lege hau oinarritzen da europar parlamentuak ebatzitako zuzentarauan

osasun sailak egin beharrekoak ere jasotzen ditu protokolo praktika kliniko eta asistentzialerako gida lerroak definitzea eta hauek zein parametrotan mugitu behar diren ere definitzen ditu ondoren bakoitzak profesional bakoitzak bere eremuan egokitu ahal izateko ongi zehazten da

eta erizainen papera berme guztiak jasoaz hori da laburbilduta lege honek lege proposamen honek jasotzen duena eta eztabaidagai jartzen duguna baina nahi duguna da ahalik eta azkarren eta eskertuko genuke gaur gainerako taldeen babesa jasotzea baiezkoa emateko eztabaidari eta ahalik eta azkarren onartua izan dadin batez ere gure herritarrei erantzun egoki bat emateko eta gure erizainei babes juridiko hori eskaintzeko baina txanda honekin gure txandarekin bukatu aurretik gobernuak bidalitako

inguruan zenbait ohar egin nahiko nituzke gure iritzia eman nahiko nuke gobernuaren diktamenean gobernuaren irizpenean

lehenengo puntu hau burua joan zait erizainek beraien ikasketetan jasotzen duten esaten dute erizainek akreditatu egin behar direla

badaukate formazioa orduan ez dago zertan berriro akreditatu beharrik orduan

esaten duguna da ba noski tratamendu berriak botika berriak ateratzen badira gainerako profesionalek bezala ba beraien formakuntza iraunkorra izan behar da bizitza osoan zehar

baina ez dagoena da berriro akreditatu behar izaterik beraz ez dugu konpartitzen irizpenean jasotzen den kriterio hori bestetik

egiten bederatziehun eta berrogeita hamalau barra bi mila hamabost dekretuaren pean kokatzeko baizik eta

autogobernuan urratsak emateko egiten dugu gero bestetik lege honekin gure asmoa izan da osasun sistema guztia publikoa zein pribatua

ez gara soilik mugatu osasun sistema publikora eta hori ez baldin bada garbi geratu lege proposamenean eta gobernuak ez baldin badu ondo ulertu ba ez daukagu arazorik hori hobetzeko eta hobeto

bestetik gobernuak ere aipatzen du ahaztu egin zaigula bi mila bederatziko dekretu bat eta ez dugula gure lege proposamenean dekretu hori jaso

beraz gobernuari eskatuko genioke hori horrela bada dekretu horren denominazioa argi eta garbi zein den argitzea

diktamenean ez du argitzen zein den dekretu hori eta bukatzeko aipatzen da irizpenean legea indarrean sartu aurretik

lanerako gaude gobernuak bere lanak egin behar ditu eta guk gure lanak egin behar ditugu hemen ez gaude eskuak gurutzatuta geratzeko beraz aurrera

eta eman diezaiegun babesa gure

azken finean herritarrek jaso beharreko kalitatezko osasun zerbitzua izan dezaten eskerrik asko eskerrik asko ubera
aurkako txandara pasatuz garrido anderea euskal talde popularraren ordezkaria zurea da hitza

legebiltzarkideok berriro gai honi buruz eztabaidatzen dugu legebiltzar honetan bi legez besteko proposamenak eztabaidatu ditugu

legezko proposamen bat aurkezten dituzte

alderdi sozialistak elkarrekin alderdi popularrak

emango du eta honako argudioengatik lehendabizi ere

dut alderdi popularraren izenean erizainen papera gure sisteman gure

dutelako prozesu asistentzial guztietan

eh bildu y el partido socialista eskerrik asko garrido andrea erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak

eh bildutik ubera andrea zurea da hitza ez dakit alderdi popularra zein errealitatetan bizi den

ez garenak errealitatean bizi baina etxe honetan ere ikusi dugu erizainen eragile

eta argi eta garbi esan digute osasun sistemaren eta osasun sistematik kanpoko beraien jardun esparruetan egunerokoa hankaz gora jarri duela madrileko errege dekretu horrek eta tira guri madrilen zer gertatzen den zer gertatzen den

ez zaigu inporta baldin eta hemen ez badu eragiten baina ikusi dugu madrileko inposizioak hemengo egunerokotasuna

eta batzuek dedikatzen baldin badira beraien egunerokotasunean arazoak sortzera politikoki hori bai gero konponbidea beraiek eman beharrean konponbidea epaitegietara ba jaun andreok gu hemen gaude gure herritarrei erantzunak emateko

gure autogobernua gure burujabetza defendatzeko eta urratsak emateko aurrera begira eta zentzu horretan guk erantzukizunez lege proposamen hau ekarri dugu

osasun profesionalek horrela eskatzen digutelako erantzunak emateko babes juridikoa emateko eta gure erantzukizuna delako guk ekimena hartu dugu

eta gobernuak ez baldin badu nahi ekimena hartzea guk hartuko dugu ez dugulako utziko madrilek hartzen dituen erabakiekin gure herritarrei kaltea eragitea bestela

legebiltzar hau disolbatu eta gobernu hau disolbatu

defendatzen dugun autogobernua hori da gure eskubideak defendatzea gure herritarren onurak eta onuren alde lan egitea hori da ba guretzat ez

gure herritarrei konponbideak erantzunak emateko eta hala eskatu digute hala eskatu digute eta etxe honetara etorri dira

gobernuak zer egiten zuen hemen aho batez neurri batzuk adostu ziren

beste batzuk ez eta erizainen eragile guztiak argi eta garbi esan digute zer nahi duten babes juridikoa

elkarrizketa akordioa eta dekretu horri aurre egiteaz gain eta ez bakarrik helegiteekin

derogatzen den bitartean beste ekimena batzuk hartu behar dira kataluniak hartu dut

erizainen eragileekin adostuta gu ez gaude gobernuan ezin dugu dekretu bat egin

ekarri dugu eta ekarriko ditugu falta egiten diren tresna guztiak gure erantzukizuna delako eta hemen lanerako gaudelako eta ez

eta alderdi popularrak jakingo du zer nahi duen edo madrilera begiratu edo euskal herrira begiratu eta madrilera begiratu nahi baldin badu

etxe honetatik alde egitea eskerrik asko ubera andrea garrido andrea zurea da hitza erantzuteko

ubera andrea argi esango dizut alderdi popularra eta euskadiko alderdi popularra

nahi duen euskaldunen euskaldunon guztien bizi kalitatea hobetzea

ez bakarrik hemen bultzatzen ditugun

arauen aldaketak baizik eta madrilen bertan bideratzen diren lege arauak bereziki horretarako

hobetzeko bestalde zuek berriz ere

ipintzen dituzue eta aurkezten dituzuen proposamenak

eta demagogikoak zeren azkenean zuek badakizue argi eta garbi ibilbidea ez daukatela eta hori da gezurrak esatea eta biztanleak

eztabaida amaitu denez bototara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hiru bai hamar ez bat abstentzio ondorioz aintzat hartzen da

boto azalpenera joango gara maneiro jauna zurea da hitza

entzundako kanpainako mitinetatik haratago gure taldea lege proposamen

jaurlaritzak ere aldeko irizpena eman du baina ohartarazi du zenbait gabezia kontuan hartu beharreko zenbait gabezia aurkitu dituela legebiltzar taldeek aurkeztu

lege testu honetan beraz nahiz eta badakigun gabezia horiek garrantzitsuak direla zuzendu beharrekoak direla esan dudan bezala euskal autonomia erkidegoan botiken prestazioari dagokion erizainen jarduera arautzeko edo arautu nahi duen lege proposamena

egin dugu guk babesten dugu eta sustatu nahi dugu erizaintzaren eredu berria osasun sailburuak ere

eredu berria eginkizunetan eta profil berrietan sakontzea bereziki praktika garatuetan eta lotura esteka funtzioak betetzeko funtzioetan sailburuak berak ere atzo aipatu zuen

espezialitateetan graduondoko egiaztatze ikastaroak familiaren zaintzan pediatrikoan buruko osasunean eta abar

osasun sailak eta guk argi utzi dugu gure jarrera

buruzko errege dekretuan zein den ganbara honetan eztabaidatu izan dugu gai honen inguruko mozioa duela aste gutxi batzuk eta han argi utzi genuen ez dugula bat egiten

bertan behera uzteko eskatzen geniola dekretu hori espainiar gobernuari behingoz indargabetzeko arau hori polemika

eta arazoak besterik sortu ez dituen arau hori eta lehenbailehen berriro ekin diezaiola lanari dekretu berria onartzeko

botikak eman erabili eta baimentzeko modu egokian autonomia erkidegoan osasun eskumenak kontuan hartuz

kontuan hartuz eta bereziki gure autonomia erkidegoarena

osasungintzako profesionalen arteko elkarlana eta elkarrizketa sustatuz hain zuzen ere medikuen eta erizaintzako profesionalen arteko adostasuna lortzeko helburuarekin

eta gure taldeak eta baita osasun sailak ere osasun sailburuak ere utzi du bere jarrera behin eta berriro are gehiago errege dekretuaren aurkako jarrera agerikoa egin du batetik lurraldearteko batzordean izandako eztabaidetan osasun ministroari

zuzen zuzenean horrela jakinaraziz baina baita arau horren aurkako errekurtsoa jarri duenean beraz gaurkoan

guk ulertzen dugu gure eskura dauzkagun baliabide oro erabiliko dugula egoera hau bere onera lehenbailehen bideratzeko zentzu horretan

horretarako eta ondorioz ez dugu eragozpenik ikusten lege proposamena izapidetzeko respecto

beraz bukatzeko beste bide bat izan daiteke aipatu ditugu orain arte gure taldeak eta jaurlaritzak zeintzuk bide babestu dituen helburu horretarako eta beraz horregatik egin dugu
lege testu hau izapidetzearen alde besterik gabe mila esker eskerrik asko orbegozo jauna

leioa eta gasteizko campusetan berriki gertatu diren indarkeriazko liskarrei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

legebiltzarreko lehendakari andrea sailburu andrea legebiltzarkideok

maneiro jaunak aurkeztu digun mozio honen haritik

hiztegia begiratzen eta ideia iraunkor eta kenezina espirituaz

burutik usatu ezin daitekeen kezka

horrela definitzen du obsesioa definizio hori horrelako zerbait izan daiteke gai honen inguruan gertatzen zaiona maneiro jaunari berak aipatu moduan joan den martxoaren hamazazpian lomceren aurkako mobilizazioan gasteizeko kanpusean hasieran eta hiri

arabako batzar nagusietan apirilaren hamairuan mozioa eztabaidatu eta gehiengoz onartu zen euzko alderdi jeltzaleak alderdi popularrak alderdi sozialistak eta talde mistoko aldeko botoekin eta euskal herria bildu podemos

talde horien kontrako botoekin gerora apirilaren hogeita seian leioako kanpusean egindako manifestazioan istiluak gertatu ziren berriro ere eta azkenik maiatzaren hamabian astelehen goizaldean ezezagunak sua piztu zuten gasteizko kanpuseko

atarian gertaera horiek maneiro jauna

horiek horien egileak ezezagunak dira maiatzaren bian bertan unibertsitateak berak

deitu zuen bertara eh bildu ere

ez dakit tartean izan zinen maneiro jauna horiek dira gertaerak diktadura faxistaren garaian

kanpusak eta elizak polizien indarrentzako eremu mugatuak ziren unibertsitateko edo elizako agintarien baimenik gabe ez zeukaten sartzerik elizaren kasuan pribilegioa izan zitekeena unibertsitatearen kasuan berriz autonomia

gure unibertsitate publikoarekin ez da batere osasuntsua maneiro jauna zure jarrera unibertsitate publikoarekiko

aurkeztu izan duzu gure unibertsitatearen aurka ez da lehenengo aldia

dituzuna gaur bertan berriro ere egin duzun moduan unibertsitate publikoari

aitortzen zaio autonomia unibertsitarioa deitzen da autonomia hori funtsean unibertsitatez kanpoko faktoreekiko independentzia da unibertsitatea unibertsitate publikoa bereziki autonomoa eta burujabea da bere burua gobernatzen du eta unibertsitateak berak hautatzen ditu

eraginetatik aske maneiro jauna zuk askotan eskatzen duzuna justizia erakundeentzako hedabide publikoentzako edo finantza zerbitzu publikoentzako unibertsitateak unibertsitate publikoak berez badauka aspalditik dauka zein arrazoi duzu behin eta birritan autonomia unibertsitarioa eta ondorioz unibertsitate publikoa behin eta birritan

autonomia unibertsitarioa maneiro jauna erresumako konstituzioaren

jasota dago eta oinarrizko eskubidea da konstituzio auzitegiak

sententzia bitan mila bederatziehun eta laurogeita bederatzi eta

bekizu maneiro jauna unibertsitate publikoetako eraikinei bortxa ezintasuna aitortzen zaiela

ez bada unibertsitateko agintariek esplizituki sartzeko eskatzen ez badiete eta ikuspegi horretatik

sailburuak kasu honetan segurtasun sailburuak egiten duena da legeak eta autonomia unibertsitarioak

bekizu maneiro jauna autonomia unibertsitarioa onuragarria dela ez bakarrik katedra askatasuna defendatzeko askatasuna demokrazia osasuntsua izateko ere irakasleak ikasleak eta unibertsitateko langileak haiek kontrolatzen dute kontrolatzen dugu unibertsitatea haiek gobernatzen eta kudeatzen dute unibertsitatea

zure interpelazioan erantzun zizun moduan unibertsitate publikoan milaka pertsonak hamabost mila baino gehiagok hartu du parte bizikidetzan eta bakearen aldeko ekimenetan

moduluan edo ahotsak proiektuan bateren bat aipatzearren unibertsitate publikoak maneiro jauna ez du behar

eta are gutxiago talde mistoko legebiltzarkide bakarrarena eskerrik asko maneiro jauna baina ez eh bilduk

autonomia unibertsitarioa murrizten duelako besteak beste

are gehiago legebiltzarrari eskatzen diogu legebiltzar osoari eskatzen diogu euskal herriko unibertsitatearen autonomia ez dugu ulertzen obsesio horri nola ematen edo eman dakiokeen defentsa euskal herriko unibertsitatea erabat

bizikidetza egitasmoetan zure aldarrikapen alderdikoiak

ez dio batere laguntzen ez dio batere laguntzen unibertsitateari

zure obsesioa gai hauetan unibertsitatea ari da bizikidetza eraikitzen babestu eta lagundu nahi baduzu

alde diharduena begiratu legebiltzarkideen artean eta begiratu injustutik kondenatutakoa begiratu

zure legebiltzarkide zure legebiltzarkide arraiz jaunak

hartu zuen zuzentzen duen alderdia bide demokratikotik gidatzeko

lan nekeza izan zen eta orain artean ondo egin du gure esker ona eta zurea beharko luke gure esker ona eta elkartasuna

gauza bera egin beharko zenuke bizikidetza eraiki beharko zenuke

eskua luzatu beharko zeniokeen eta zure elkartasuna adierazi bide beretik denok goazelako maneiro jauna

gizatiarragoa agertuko zinateke eta horrek ez lizuke kalterik egingo egia da niri pertsonalki guri amorru ematen digula gure

ez da justua mundu guztiak daki ez dela justua ez da justua

legebiltzarkidea indarrez bai indarrez kargutik gaigabetzea hala ere guk

horrexegatik ez dugu babestuko zure proposamena eta hasierrek erakutsi digun moduan bidean

egingo ditugu besarkada bero bat hasierri eskerrik asko isasi jauna
euskal sozialistak taldearen ordezkaria gallastegui anderea

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok egia esan aurreko bozeramaileek hitz egin ondoren eta hainbeste eta hainbeste erakundeen aldarrikapenak

ez dago gauza berririk esaterik gai honen inguruan

esaten den bezala bai erakunde guztiek bai euskal herriko unibertsitateak ere argi eta garbi esan egin dute eta

gure taldekoak egiten ditugu aldarrikapen guzti horiek

gauza batzuetan behintzat eta printzipiozko asuntoetan gauza batzuk argi eduki eta esan behar dira beti nahiz eta askotan errepikatu egin behar eta euretariko bat zera da edozein ideia asmo

biolentzia mehatxua eta gehiegikeria erabiltzea guztiz onartezina da guztiz onartezina da horrela izan da iraganean

etorkizunean ere horrela behar du izan eta hori

baina printzipiozko aldarrikapen bat da eta

gaur egun ere hemen egin behar dugu indarkeriaren erabilera zenbat eta bortitzagoa den defendatu nahi diren asmoak edo proiektuak

edozein kasutan horrela bada are argiago edo are gehiago indarkeria unibertsitatearen kontra erabiltzen denean

eztabaida eta iritzi kritikoaren beren beregiko esparrua erasotzen denean

ozen eta aho batez esateko kapaz izan beharko genuke legebiltzar honetan hori ez da txikikerietan ibiltzea

egituratzen duten ideiak argi edukitzea eta esatea eta horretara dator horretara dakargu sinatu dugun upyd taldea eta sozialista taldearekin sinatu dugun erdibideko zuzenketa

autonomia unibertsitarioa ukatzen ezta urratzen ezta gutxiesten

bere lehenengo paragrafoan argi agertzen du komunitate unibertsitariori edo

babesa eta aitortza bai ikasleei bai irakasleei baita

zuzenketak erantzunen txandara pasatuz maneiro jauna

legebiltzarreko lehendakari andrea egun on berriz maiatzaren bian

eta horrekin gure jarrera argitu genuen seguru asko maneiro jauna

seguru asko upydren desagerpena besteak beste hasier

politikariek egindako lana biolentzia egoera amaitzeko albo kaltea izan da upydren desagerpena guk ez diogu gure babesa emango abstentzioa emango diogu

nik ere pentsatzen nuen oraingo honetan posible izango litzatekeela adostasuna baina ezinezkoa izan da berriz ere bueltaka eta maneiro jaunaren interpelazioa hasieran eta

berriz ere atzerapausoa eman duelako horrela

llanos andreari esango nioke neurri batean franco jeneralaren diktadura faxistaren ministro batek sortutako alderdi batekin bat ez etortzea

asko asko garatu behar du bere ibilbide demokratikoa

nire begirunea irabazteko baina ez dut uste

obsesioa dagoela eta orain baino lehenago planteatu izan delako hemen kontuak kontu

gertatzen ari da oso gauza larri bat ikasle abertzaleak urte luzeko ikasleen erakunde bat da

euskal herriko unibertsitateen alde lan estimagarria izan da ikasle abertzaleak erakunde demokratikoa da bere hastapenetatik ikasle abertzaleak hemen aipatu izan da behin baino gehiagotan batere arrazoirik gabe ez dago loturarik ikasle abertzaleak erakundearen artean eta

horien artean denboraldi berean gerta daitezke baina nik esango nuke une honetan maneiro jauna eta beste batzuk parisen egongo bazinate

parlamentarioak baino flic antzeko zerbait izango lirateken gertatzen ari denarekin

gertatu izan diren liskar guztiekin parisen gertatzen ari denarekin errefuxiatuekin gertatzen ari denarekin diskurtsoa biolentziaren gaineko diskurtso hori

baina populismo merkean erortzen zarete salbuespenezko gertaerak izan dira unibertsitatean gertatu izan direnak bat bi unibertsitatea bera gauza da gertaera horiei aurre egiteko eta

autonomia errespetatzerakoan eta behar izatekotan unibertsitateko autoritateek eskatuko dute behar izatekotan ertzaintzaren laguntza

da auzi horretan bat bestea ikasle abertzaleak ikasleen erakunde bat da ordezkaritza klaustroan duena demokratikoa dena eta euskal herriko unibertsitatea defendatzen duena orain artean

gutxienez azken gertaerarekin argi dago

hemen guk irakurri baldin baduzue gure zuzenketa

lehenengo puntuan gertaeraren gainean gure jarrera adierazten genuen eta

gaitzespena argi adierazten genuen ez da posible izan akordioa baina ez da posible izan nik esango nuke koldarkeriagatik

errespetua legebiltzarkideen neurrian eta une honetan gure artean dago nik uste entzun ditudanak

azkenik esatea geureari eutsi egingo diogula pentsatuz
bizikidetzarako onena dela amaitzen joan isasi jauna bai eta abstentzioa

eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna euskal sozialistak

presidente andrea egia esan pena bat da

ez izatea aho bateko aldarrikapen bat egitea

testua kontutan izanda eta agertu dugun borondatea kontutan izan gabe eta zintzo izateko ni

normalean hona natorrenean ez dut bere hitzak goraipatzen ezta bere pertsona ere

berak hemen esan duena aho batekotasunaren aldeko jarrera izan duela horrela izan da eta zu zeuk ondo dakizu nik esanda gure asmoa eta baita

aho bateko aldarrikapen bat lortzea izan zela eta ez dagoela kasu honetan behintzat printzipiozko

ez dudala nahi ezker abertzaleko edo eh bilduren aldeko botorik eta nik uste dut kasu honetan

jarrera esan duenean eta egin duenean zintzo bat eta bera bazegoen prest beste testu batera joatea

eh bilduk arabako batzar nagusietan baiezkoa eman zion beraz hemen

ez nau pozten eta ez nau berotzen ere penaz diot hemen ez dago esan duzun moduan atzerapausorik testu honetan ez behintzat eta gaurko egunean asmoetan ezta ere ez da egon are gutxiago koldarkeriarik hori bai ez dela

eta ez da egia hemen ez dago koldarkeriarik hemen dagoena da

oinarrizko printzipioak berrestea gizarte osasuntsu bat gizarte demokratiko bat gizarte sano bat uztartzen duten oinarritzen duten printzipioak berrestea eta horretan

guztiok herri honetan aurrerapausoak emateko

inora hemen tamalez gertatzen dena ez da koldarkeria

gertatzen dena da eh bilduri gertatzen zaiona ezker abertzaleari gertatzen zaiona dela

hori da tamalez ezker abertzalearen jarrera eta jokaera

aurrera pausuak ematen dituztela baina gero un dos tres

ez gara lekutik mugitzen hori da

esan dut penaz diot gaur uste dut aho bateko aldarrikapen bat merezi zuela posiblea zela eta uko egin diozuela

eskerrik asko iturrate jauna amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza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

hogei abstentzio ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

ipar atlantikoko merkataritza eta inbertsioaren hitzarmena

matute jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko eskerrik asko presidente andrea

legebiltzarkideok eguerdi on gaur euskal herria bildu legebiltzar taldeak legealdi osoan zehar egin duen bezala ameriketako estatu batuak eta europaren arteko inbertsioa eta merkataritzarako itunaren inguruko eztabaida dakar

jendartearen onerako pertsonen eskubideak murriztuak

joango direlako eta gure herriaren etorkizuna hipotekatuko duelako urte hauetan zehar ikusi dugunez herri eta pertsona ezberdinak jabetu dira balizko itun honen garrantziaz

ondorio latzez konbentzituta dei egiten dizuegu posizio bat hartzera eta gure posizioa irmoa eta argia da

gara ez dugu blokeen arteko irakurketa batetik egiten trasnazionalen eta herrien burujabetza eta pertsonen eskubideen arteko lehia da honako hau

estatu batuetan izan edo europan izan eta gehiago esan nahi dugu gaurkoan eh bildu ez dago komertzioaren kontra baizik eta eredu komertzial honen

uste dugulako komertzioa bere hedapena eta monopolioa ezin duela izan helburua bere horretan komertzioa jendearen bizitza hobetzeko lanabesa beharko luke izan eskubideak bermatuz eta ingurumena zainduz bidezko merkataritza ekologikoa tokian tokiko baliabideetatik produkzio eta kontsumo modu osasuntsuagoak eta jasangarriak bermatzen dituena

eskerrik asko matute jauna zuzenketari aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna

alemania y austria alemania y austria

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok eguerdi on guztioi de manera

beno ni harira joango naiz zuzen zuzenean

era irmoan era argian konbentzituta zaude

mitoak beldurrak eta fikzioak dira fikzioetan oinarritzen zara egiaztapen batzuk

da antzematea itun hori dagoeneko sinatuta dagoela

ia ia indarrean dagoela eta hori ez da egia fikziozko oinarrizko

politikoentzako baina fikzioa dena fikzioa da eta besterik ez

itun honen inguruan hiru ezaugarri nagusi alde batetik gardentasuna inoiz ez da negoziatu halako itun bat hainbesteko

agian hasieran iluntasun puntu batzuk egon bazeuden baina hori zuzendu egin da hori ere egia da

audizioak kontsultak orain dela gutxi maiatzaren hogeita zazpian europako batzordeak beste itun bat hirurehun orrikoa kaleratu du maiatzaren hogeita hamaran

nik uste dut badaudela tresna eta baliabide momentu honetan ugari eta asko negoziazio hau ahalik eta era gardenean jarraitzeko

herri gisa ulertzen dugu guk eta bere eskubideak badituela eta gustatuko litzaiguke nola ez nazioarteko zuzenbidearen subjektu politikoa izatea hori etorriko da baina geure bideak baita ere momentu honetan

jorratu behar ditugu ahalik eta gardenean diot

logikari eta hori zuek baita ere ulertu beharko duzue zuek agintean zaudeten lekuetan aurrera eramaten dituzuen negoziaketak

ematen beraz logika negoziatzaile bat badu eta uste dut batzuk eskatzen

absurdo bat dela eta gure buruari kalte egingo zioten

horiek plazaratzen balira negoziazioek

diskrezio bat behar dute hori ezinbestekoa da eta nik uste dut aste honetan nire legebiltzarkidea den aitor urrutiak ondo adierazi zuela zuk lehen aipatu duzun batzorde horretan

orain dela gutxi hilabete batzuk joan den urteko bukaera aldean hala esan zuen

beraz oreka bat horretan gero bigarren ezaugarri bezala berme politikoa akordio mistoa izan ala ez izan guzti hori baina haratago

itun hau indarrean sartu aurretik europako parlamentuaren eta hogeita zortzi europar estatuko parlamentuen oniritzia jaso behar duela eta hori itun mistoa izan ala ez izan hori berdin zait politikoki

bai europako parlamentuak eta bai estatuetako parlamentuek beraien oniritzia eman beharko dutela eta giroa ikusterik besterik ez dago beraz esan dezakegu itun honen prozedura

barne berme politiko batekin doala nahiz eta berriro azpimarratu guk euskadi bezala beste paper bat nahiko genuela hirugarren ezaugarri

deskribatu du oso ondo joko esparru bat duela negoziazioa ez da hala nola egiten ari negoziatzaileek ezin dute nahi dutena egin agindu bat dute

gero edo ostean ituna onartu behar duen erakundeak eman diote hau da europako legebiltzarrak hain zuzen ere ez ditut irakurriko ze corcuera andreak irakurri ditu zein den europako parlamentuak negoziatzaileei emandako irizpideak

nahi baldin bada baina argi geratu dadin gure posizioa negoziazioa eta negoziatzea

hori gure ustez ondorio positiboak ekar ditzakeelako europari eta euskadiri europako eta euskadiren ekonomiari eta enpresa txiki

aukera bat eman behar diogu negoziazioari argi edukiz

zeintzuk diren gure printzipioak eta negoziazio hori gertutik jarraituz nik esango nuke baita ere eta europaren ikuspuntu batetik aquí lo que en el fondo igual subyace

son más altos de las empresas internacionalizadas eskerrik asko uribe etxebarria jauna erantzunen txandara pasatuz matute jauna zurea da hitza

mistoa maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea de hitza

entrar a ello en otra próxima precampaña electoral eskerrik asko corcuera andrea amaitzeko euzko abertzaleak uribe etxebarria jauna zurea da hitza

gu negoziazioaren alde gaude edozein akordioaren alde ez

eta euskadiko ongizate eredua geure garapen jasangarria indartzeko

pentsatzen dugu eta horretarako guk gertutik jarraitu dugu burutzen ari diren negoziazio guzti hauek
eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogei bai berrogeita hamalau ez ondorioz ez da onartu